egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gogoratu lur etxeberriaren

aldez aurreko gaia mozioa hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

estatua sortzeko adostu duten ibilbide orriaren aurrean lehendakariak duen jarrerari buruz behin betiko ebaztea apirilaren hogeita hamareko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari

berdinketa izan zen euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren hirugarren puntuaren bozketan

berriro egingo dugu zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hogeita bat abstentzio ondorioz bertan behera geratu da gai zerrendako lehenengo puntua

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ezkerraldea eskualdearen egoera sozioekonomikoa aztertzeko eta suspertze neurriak proposatzeko legebiltzarrean ponentzia bat sortzearen inguruan

ebazpena mesedez isiltasuna proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

kaixo egun on guztioi eta bereziki ezkerraldetik etorri diren gonbidatuei eh bilduko

egun on guztioi gaur zentratuko nahiz ezkerraldean nahiz eta azkenean aprobatuko den erdibidekoan ere oarsoaldeko egoera jorratzeko izango delako sortuko den batzordea eta gero azalduko dut zergatik ezkerraldean bakarrik

beraz esan dut ezkerraldeari buruz hitz egingo dudala eta hasiko nahiz ba dice una

eta ezkerraldean gehien entzuten zen kontzeptu ekonomikoa zen

la reconversión industrial esaten ziguten industria astunak ixtean ekarriko zituztela industria berriak modernoagoak eraginkorragoak asko esan genuen garai horretan planteamendu horretan bakarrik zegoela bermatuta lehenengo zatia hau da enpresa handiak desagertuko zirela

ez zegoela inolaz ere bermatuta horregatik hitz egiten genuen ez

eta ezkerraldea basamortu industriala bihurtuko zela ohartzen genuen zoritxarrez denborak arrazoia eman digu

ezkerraldeak badu langabezi tasarik altuena ikerketa guztien arabera zifra aldatzen da iturri eta dataren arabera baina denek kokatzen dute ehuneko hogeiaren inguruan ezkerraldeak badu elkarte autonomo honen barne produktu gordina per capita baxuena

euro bataz bestekoaren ehuneko laurogeita laua

esaten duenaren arabera eta ezkerraldeak badu pobrezia gordinaren tasarik altuena

mendeetan aldaketa azkar eta bortitzak bizi izan zituen industriak sortutako aberastasuna beste tokietara joaten zen bitartean ezkerraldean pairatzen ziren garapen

hondamendi ekologikoa hirigintza kaotikoa lan zapalkuntza hala ere hamarkada luzeetan lana bermatuta zegoen eta toki askotatik etorritako langileek eraiki zuten nortasun handiko

orain egoera oso larria denean uste dugu ezkerraldeak behar duela legebiltzar honen eta jaurlaritzaren arreta berezia instituzio guztien arreta berezia eskaera hau

baztertzailea ezkerralderako landutako konponbideak aplikagarriak izan daitezke antzeko egoeratan dauden beste eskualdetan ere baina uste dugu ezkerraldeak lehentasunezko estatusa eduki behar duela bi arrazoi erabakigarriengatik

hiriburua ez den eskualderik populatuena delako euskal herrian eta bigarrenik egoerarik larriena pairatzen duelako funtsezko arloetan arestian azaldu dugun moduan

ezkerraldeko egoera ez delako konponduko soilik hitz politekin horregatik gaur aprobatuko dugun proposamenean jasotzen dira ildo nagusi hauek

egoera sozio ekonomikoa bereziki larria dela adieraztea bigarrenik alde anitzeko konpromisoa eta ahalegina ezinbestekoa dela onartzea hirugarrenik aipatu dudan legebiltzar lantalde edo ponentzia parlamentarioa eratzea egoera aztertzeko eragile guztiekin

konponbiderako balizko bideak proposatzeko ezker aldea eta meatzeta

gutxieneko helburuak eta ildoak proposatzea eta azken puntu moduan ekonomia garapen eta lehiakortasun sailak gauzatu ditzala eskatzea europar batasunak

enplegua eta jarduera orekatzeko eskualdeen artean honekin uste dugu bide horri bat markatuta daukagula bide horri egoki bat orain erronka itzela daukagu egitasmo hau aurrera eramateko eta esan dut amaituko nuela oarsoaldearen aipamen bat egiten oarsoaldearen azterketa eta

lantalde honen helburuen artean kokatzen da guk uste genuen eta gure jatorrizko proposamenean bakarrik

baina beste taldeek eskatu digute oarsoaldea ere sartzea uste genuen eskualde bakoitzak nahiz eta

ezaugarri propioak dituztela eta merezi zituztela eztabaida ezberdinak helburu berberarekin baina prozesu eta metodologia ezberdinekin hala ere

ponentzia honetan baina pentsatzen genuen lanketa espezifiko bat mereziko zuela horregatik zentratu dut

buru belarri inplikatuko da inolako zalantzarik gabe bi eskualde garrantzitsu hauetan

aldeko lana eta ponentzia honetan egingo diren lanen ondorioz espero dugu

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

egun on guztioi gonbidatuei ere bai

sailburuok ane saioa eta mikel

oion eibar eta zallakoak langabezian dauden hiru pertsona eta gaur proposaturiko eztabaida honek eskualde konkretu batzuen langabezi egoerei aurre egin nahi diola pentsa dezaketenak hiru lurralde historikoetako euskaldun guztiak ordezkatzen duen

benetako hiru pertsona hauek irun barakaldo sestao edo santurtziko beste hiru pertsonen modukoak dira

langabezian eta zailtasun ekonomikoak dituzten pertsona guztiak era berean aintzat hartzen dituela berdin da non bizi eta berdin da ere herrialdeak edo eskualdeak daukan testuinguru ekonomikoa el grupo proponente

langabezi tasa batekin eta arabako mendialdea ehuneko zazpi koma laurekin ezkerraldeko ehuneko hogei koma bat eta

ehuneko hamabosta kontran izanik azken hauei buruz hitz egingo dugu gaurko egun honetan behintzat nire taldeak

hamar puntu baino gehiagoko ezberdintasuna langabezi mailan euskadi eta europar batasunaren arteko ezberdintasuna baino altuagoa bi mila hamalauko

izan behar dugu eta tokikoan edo eskualdekoan aritu kasu honetan bezala

guztiz beharrezkoa ikusten genuen langabeziaren egoeraren inguruko sarrera honen ondoren talde proposatzaileak adierazi dituen eskualdeetan zentratuko naiz

eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza

eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den corrales andreak dauka hitza eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea señor reyes en ningún momento he dicho

andrea maneirok ez du hitza hartu behar eta eztabaida amaitu denez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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eitbren erreformaren oinarriak ezartzeko batzorde berezia sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi sozialistok

eitb birpentsatzeko beharraren inguruan ganbera honek bere jarrera adieraz dezan nahi duguna da legebiltzarra osatzen dugun talde guztiok erantzun diezaiogula

ea irrati telebista publikoaren ereduari buruz sakonki eztabaidatzea egokia den sozialistok baietz uste dugu uste dugu barne

arrazoi daudela zein irrati telebista publiko zerbitzua nahi dugun definitzeko eta zein baliabide eduki zein audientzietara zuzendu eta nola moldatzen dugun eitb egungo eta etorkizuneko

medio de radio televisión pública vasca nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

eitbren erreformarako oinarriak ezartzea beharko luke edo du xede partidu sozialistak gaurkoan aurkezten digun legez besteko honek

nolabait onartutzat edo eztabaidatik kanpo ematen da eitbk erreforma behar duela eta gu ados gaude eta uste dugu ganbara

hori bere horretan horrela onartzen duela eztabaida eman beharra dago eta unzalu jaunak bere hitzartzean

euskal herria bilduk uste du ezinbestekoa dela hori egitea beraz helburuarekiko adostasuna baina

hasiera batean alderdi sozialistak bere justifikazioan eta bere jatorrizko ekimenean planteatzen zuen moduekiko eztabaida bai

gure ustez ezinezkoa zen planteatzen zuen helburua betetzea alegia

ezinezko egiten zuen eztabaida bera behar bezala eramatea askotan hitz egin dugu hogeita bat mendera egokitutako telebistaren erronkak zehazteak ezinbesteko zuela eredu aldaketa bat eta eredu aldaketa bururaino eraman nahi baldin bada legearen aldaketa eraman behar duela berarekin gauzak ondo egin nahi badira bederen helburu horiek ez dira ahuntzaren gauerdiko eztula eta hori ez da hamabost egunetan

guretzat ezinbestekoa da eztabaida hori ahalik eta bermerik gehienekin ematea bermeak eztabaida horrek izan behar dituen

proposamenaren justifikazioan esaten den bezala orain hogeita hamairu urtetako lege batek arautzen du eitb europako komunikazio testuinguruari begiratu besterik ez dago ikusteko arlo edo sektore horretan zenbat moldaketa zenbat egokitzapen eman izan diren bilakaerari jarraiki

gurean hogeita hamairu urtetan inolako moldaketarik ez eta erabateko izoztea beraz bada garaia eztabaida honi ekiteko orduan ikusten dugu hogeita hamairu urtetan eitbk ez diola erantzun ez

digitalizazioak ekarri duen aldaketa edo paradigma aldaketari eta azkenik ez da egokitu euskal herrian egondako bilakaera linguistikoari eta horri guztiari erantzun egin behar zaio gaur hemen planteatzen dugun hausnarketa eztabaida eredu aldaketa ekidinezina bihurtzen da guretzat eta jatorrizko ekimenean proposatzen den moduak aldaketak behar ditu eta horixe proposatzera etorri da euskal herria bildu eztabaida edukia bera aldagai edo gako ezberdinek zehazten duten testuinguru konplexuan baldintzatua etorriko da helburua da

zertarako etb audientzia lortzeko ez helburu batzuk betetzeko euskara eta euskal komunitatea egitea hitz horiek

larrun aldizkarian egindako elkarrizketa batean beraz helburua hori da euskara eta euskal komunitatea egitea eitbtik ere hizkuntza gutxitua duen estaturik gabeko nazio baten hedabide publiko nagusia da edo izan behar du eitbk sorrera helburuekiko atxikimendu argia

dualizazioak ezaugarritu du azken hamarkadetan sorrerako helburuak alegia euskararen suspertzea eta kohesio edota integrazio politikoa estrategia partekatuaz garatu ordez kate bakoitzari eginkizun zehatza esleitu zaio euskararen suspertzea etb bat euskadi irratiari eta integrazio politikoa gainerako guztiei abiapuntu okerra hemen ez daude

txiki bat dago euskara duena eta handi bat dago

non txikia ere horretako parte den errealitate linguistikoa aldatu eta elebitasuna orokortu nahi izatetik alegia sorrerako helburua dena errealitate linguistiko hori onartu eta haren barruan aritzeko erabakira

jarduera dena eta hori euskararen kaltetan inolako dudarik gabe eman izan da eitbrentzat ispilu beharko luketen

eskozian gaelikoz emititzen duen kanala ese lau ce galesen galeseraz emititzen duen kanala eta finlandian suedieraz emititzen duen kanalak guztiek hirurek jomugan dituzte beraien hizkuntzaren jabe ez diren

etb batek baino sarbide

dute penetrazioa handiagoa dute hizkuntza horien jabe ez direnen artean alegia

hiztun gutxiago izanik hiztun askoz ere gutxiago izanik

hizkuntza horren jabe ez direnen artean bestalde estatuak ikus entzunezko sistema zentralizatu pribatu eta erabateko apustua egin du mediaset eta atresmediak telebistako publizitatearen

gogora dezagun gaur gaurkoz oraindik etb edo etbren legea estatuko ley general de audiovisualaren pean dago

horrek arriskuak suposatu izan ditu lehiakortasuna ekarri du berarekin talde handienekin lehiatu beharra ekarri du berarekin baina baita aukerak ere ekarri ditu batik bat euskararen suspertzera begira

ez diren aukerak eztabaida besteak beste parametro hauen baitan etorriko da eta lehen esan dudan bezala guretzat

eztabaida hau baina beharrezkoa da hala ere ahalik eta berme gehienekin ematea hartara eztabaidari hausnarketari baiezkoa esaten diogun bezala

eitb erkidego honen erakundetze testuinguruan izan da sortua eta garatua eredu jakin batek kudeatua gobernuari

estuki lotua euskal herria bilduk hausnarketa eremu politikotik harago eramateko proposamena egiten du

prozesu bat proposatzen dugu hirugarren eragile bati

herriko unibertsitateari alegia prozesu horren diseinua egiteko eskatzea proposatzen dugu eman beharreko eztabaidak ahalik eta sektore gehienen aportazioak kontutan izan ditzan eta legebiltzarrean eratuko den eratu dezakegun batzorde berezi hori eztabaida orokor horren

izatea planteatzen dugu alderdi politikoek eratuko genukeen guneak

instantzia ezberdinetan ematen diren eztabaida aportazioak jasoko lituzke etorkizunean eitb izan behar denaz oinarriak finkatzeko berez hori da euskal herria bilduk gaurkoan hona ekarri duen ekarpena egin dezagun eztabaida bai

egin behar den bezala ahalik eta berme gehienekin zabaldu dezagun eztabaida eremu politikotik harago gizartera zabaldu dezagun eztabaida interesatua dagoen jende guztiarengana eta horrela uste dugu eta eitb talde bezala ere irabazle aterako dela hori da gure konpromisoa eta horretarako sinatu dugu

sozialistarekin non bi estadiotan bi faseetan planteatzen dugun eztabaida orokor hausnarketa orokor hau egin dezagun

eskatu diezaiogun prozesu partehartzaile baten eskema bat diseinu bat eta horren arabera eratu dezagun hemen ere guri dagokigun gune
berezi edo batzorde berezi hori besterik ez eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria uribe etxebarria jauna zura da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea sailburuok legebiltzarkideok

eitbri buruz areto honetan izan genuen azkeneko eztabaidan nire taldearen izenean saiatu nintzen azpimarratzen

komentatu nuen eta horrela adierazi genuen guretzat

dela euskal autogobernuaren zutabe nagusienetariko bat eta beraz zutabe nagusienetariko bat baldin bada

espiritu eraikitzaile minimo bat izan behar dela kontsentsua lortzeko

oportunismoak hipokresia eta elektoralismoa zutabe nagusia zeren eta gizarte eta aurreratu batetan

euskarak bere lekua izan behar duela pentsatzen dugu eskuan ditugun komunikazio tresnak ere era natural batez erabiliz pentsatzen dugu baita ere garrantzi honetan

eginkizuna dela esparru komunikatibo propio bat edukitzea

badugu eskubidea errealitatea eta bai besteena geure ikuspuntutik interpretaziopean hau da geure komunikabide publiko baten eskutik jasotzea

oso inportantea da baita ere pentsatzen dugu

edo talde multimedia hau generalista izan behar dela eta kontuz zeren eta nik entzun izan ditut hemen interpretazio batzuk eta ziur egin zaitezte utecako presidenteak

arituko zela kontsensu minimoa beraz uste dut beharrezkoa dela eta kontsensu minimo hori gauzatzeko pentsatzen dugu momentu honetan ez dagoela giroa

nire aurretik hitza hartu duzuen bozeramailei entzutea el partido socialista

bi kontzeptu nagusi erabiltzen dituzuela metodo partehartzailea eta eredua metodologi partehartzailea proposatzen duzue

geneuzkan baina irakurrita zuen erdibideko proposamena argi geratzen zaigu

metodologi partehartzailea haizu eta legebiltzar honek ez ahal ditu bideak eragile kasu honetan ikus entzunezko eragileak parte hartu dezaten

hori berrikuntzarik ba al dago alderatuz guk hemen legebiltzarrean ditugun bideak jorratzen baldin baditugu zer da kongresu bat antolatu seminario bat

irekita denontzat eta talde parlamentari guztiek proposatu dezakegu edozein eragile etorri dadin eta bere ekarpenak egitea

eta gastu bat gainera suposatzen du eusko legebiltzarrerako eta gero eredua etengabe eredua

legebiltzarkidearen interbentzioak hartu ezkero laurogeita hamargarrena hamarkada ideia berbera aurkitu dezakegu eredua

baina nik ikusten dudana da ez zaretela batere zehatzak galdetzen zaizuenean eredua zer esan nahi duen horrek aldatu nahi duzuen gure ustetan

mantendu egin behar du euskara eta euskal kultura eitbk bultzatu egin behar du baina zer proposatzen ari zarete etb bi radio euskadi eta radio vitoria kentzea ezabatzea edo goitik behera euskaratzea

begira etb bi radio euskadi eta radio vitoriaren eskutik euskara eta euskal kultura bultzatu daiteke kudeaketa ez duzu gaur hitzik esan baina guk ez dugu ikusten eitb funtzionarioz josita bakar bakarrik

zer gehiago nik esaten dizut entzun baldin badizute madrilen utecako arduradunek oso pozik egongo lirateke zeuen eredua

ez diola aurre egin digitalizazioari euskarari kate pribatuei nola ezetz egin die aurre eta horretarako pentsatzen ahal duzue legea aldatzearekin mirari bat egingo dela eta orduan guzti horri aurre egingo diola esto es como

todos estos problemas guk hausnarketa bai baina guk esaten duguna da

badaudela hausnarketa estrategikoa egiteko eta hortxe dago plan estrategikoa eta gainera plan estrategikoa oso zehatza da hortxe dago eta neurri zehatzak daude eta beraz

uribe etxebarria jauna bai berehala presidente andrea ez dakit horrelako hausnarketa integral bat hiru hilabetetan

zer nolako ekarpena ekarriko luke eta berriz diot kalitatea sariak jaso ditu eitbk eta aitzindari izan da europan nire galdera da kontsensuaren bila baldin bagoaz

interbentzioak izan diren zuen eredua psoe alderdi popularra edo upydren ereduarekin bat dator zer atera daiteke hortik beste giro bat behar dugu lasaiagoa eta eraikitzaile bat halako eztabaida bati ekiteko

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

bai eraikuntza nazionalerako tresna izan behar da eitb

eta lehen esan dudan bezala hizkuntza gutxitua duen

nazio baten hedabide publikoa izan behar da eta horri ematen diogu guk garrantzia garrantzia aipatzen denean

garrantzitsua hedabide publiko guztiek bilatzen dute beraien jendartearen kohesio eta integrazio politikoa eta eitbk ere hala bilatu behar du baina ez euskara

batez ere eitb biren sorreratik egin duena hori integrazio politikoa kate batzuei esleitu eta euskararen suspertzea kate nolabait ahulenari egokitu eta hori da guk lehenik eta behin aldatu nahi duguna eta hori aldatzeko

planteatzen eitb bi desagertu behar denik edo radio vitoria desagertu behar denik uste dugu eitb bitik eitb batetik gehiago ez esatearren beste egin daitekeela

alde beraz legearen aldaketa emaitza izan dezakeen prozesu bat habian jartzekoaren aldekoak gara are gehiago

egitearen aldekoak gara eta badakigu agian

baina gaur hemen planteatzen dena eztabaida bat da hausnarketa bat da

ulertzen ez duguna da eajk eztabaida horri

dion beldurra elektoralismoa esaten duzu eta barkatuko didazu uribe etxebarria jauna baina ez nau batere kezkatzen zeren eta bakarra bazina hori esaten b agian kezkatuko nintzen eta pentsatuko nuke baina

bilkuran orain dela astebete eajko parlamentari guztiek hemen hitza hartu zuten guztiek eta ekimenak gustatzen ez zaizkien guztiek beste talde guztien ekimenak elektoralistatzat jo zuten pasa den ohiko bilkuran hurrengo egunean kontrol bilkura izan genuen

beste talde guztien interpelazio eta galderak elektoralistatzat jo ez zituenik bilkura honetako lehenengo puntuan corrales andreak

ateratzen zara zu orain eta hau ere elektoralista da guztia da elektoralista eajrentzat berari gustatzen ez zaizkion ekimenak mahai gainean planteatzen direnean baina

eztabaida soilik planteatzen dugu eztabaida bat eta uste dugu eta ez nuen honetara sartu nahi iruditzen zait eajk eztabaida oro aldaketa suposatu dezakeen eztabaida oro

eta helburutzat jotzen denean eitbn bertan gizartearen integrazio eta partehartze politikoarena eta hori unean uneko gobernuaren legitimazioaren arteko marra oso lausoa denean legeak berak zehazten ez duelako

horregatik zaudetela hain eroso gaur egun eitbn egiten diren egiteko moduekin uste dugu

erabili izan dela horretan jarraitzen dela gaur egun eta horregatik eajk saihestu nahi duela

planteatzen duen metodologia parte hartzailea da metodologia parte hartzaile bat eta esaten dugu gure ustez parlamentu honek bere gune izan behar du alderdi politikook talde parlamentariook hitz egin behar dugu nolatan ez gure ardurapean dago eitb

zuk ematen diozun garrantzi hori bera ematen diogulako uste dugu eztabaida hau gizartera zabaldu behar dela sektorera zabaldu egin behar dela uste dugu aditu eta profesionalek beren hitza izan behar dutela eta batzorde berezi honek eman diezaiokeen baino

parte hartze eta beste metodologia batzuen bitartez beraz denbora amaitzen dudanez bakarrik azpimarratu etbren

kalitatezko hedabide publiko baten aldeko konpromisoa adierazten duela euskal herria bilduk badela garaia behingoz

eta badela garaia behingoz hogeita bat mendera egokitutako hedabide publiko eta euskaldun bat edukitzekoa hori da gure konpromisoa ikusiko dugu noraino heltzen garen eztabaida prozesu honetan

kontsentsua bilatu behar da amaitzen joan ba zein kontsensu egongo da partidu sozialista eta euskal herria bilduren edota partidu popularrak euskal herria bilduren artean eta eajren artean

gauza batzuk hitz egin beharko ditugu eta gauza batzuk partidu sozialistarekin adostuko ditugu eta beste batzuk espero dugu eajrekin

euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar mistoa upyd maneiro jauna

eskerrik asko presidente andrea señor maneiro

elektoralismoa ni batzuei egotzitzen diet zuei

utecak berriro ere diot hau da espainiako kate pribatuen zuri entzunda oso pozik egongo liratekeela oso pozik zuk planteatzen duzun ereduarekin nik esan nahi dudana da espreski plan estrategikoaren eskutik eta hori zuek onartu duzue etb bik eta radio euskadik eta radio vitoriak aurrera pausu batzuk ematen ari direla euskararen alde neurri zehatzekin

edozein hizkuntzatan bultzatu babestu eta prestigiatu daiteke euskera eta euskal kultura beraz hor adibidea nahi baldin baduzu berriro ere plan estrategikoa dela askoz eraginkorragoa legea aldatu baino kontutan izan da gainera girorik ez dagoela

baino eztabaida eraginkorra del análisis a la parálisis esaten da ba guk pentsatzen dugu askoz eraginkorragoa dela

erabili eta ez ez dakit halako zera batetan sartzea eta baita ere esango dizut amaitzen joan bai lan eskaintza publikoaren inguruan
badakizu eitbko zuzendaritzak gaur egun agindu duela

sindikatuekin negoziazio bat eitbren plantilla estrukturala erabakitzeko eta nik esaten dizut eta benetan sinestu halako ponentzia bat martxan jartzen baldin bada etxe honetan hausnarketa hori eta negoziazio hori
zuzendaritza eta sindikatuen arteko negoziazio hori oztopatua sentituko dela ziur egon zaitez besterik ez mila esker eskerrik asko uribe etxeberria jauna